osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet lehenengo puntua beste baterako utzi dela eta horrez gain atzo londresen izan ziren atentatuen aurrean minutu bateko isilunea egingo dugu eguerdiko

bateraezintasun batzordearen irizpena emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda

izendatzea batzordeko kideren batek irizpenaren aurka edo alde ez talderen batek irizpenaren alde edo aurka orduan besterik gabe bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da irizpena jarraian irizpena onetsi ondoren emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzeko prozedurari ekingo

bai urruzuno jauna bai

hautagaitza erretiratu egiten dugu bale patricia ruiz cascajar hori da

beraz aurrera eramango dugun prozedura

izango da ondorioz onartuta geratzen dira

urrea herrera diana carolina eta zarate agirre mireia izango dira emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko kideak

ah romero macho julia bai barkatu seiak

macho julia ere bai gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ebazpena taldearen proposatzaileak elkarrekin podemos

bollain jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi

legez besteko proposamen bat ekarri dugu guretzat ezinbestekoa da

eta dudarik gabe gazteak hauetako kolektibo bat da

urteak dira jada non gazteek arazo gero eta larriagoak izan dituzten gazteek ez dakigu batzuetan zertaz ari den gobernua euskal oasiari buruz hitz egiten duenean ez

egoera benetan larria bizitza aurrera ateratzeko zailtasun handiekin eta bizitza duin bat bizitzeko ezintasunarekin gehienetan

gutako askorentzat ispilatze bat besterik ez da ameskeri bat irudikeri bat

hauengana iristea gure eguneroko asteko eta hilabete bukaerako burukomina izaten jarraitzen du

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea

euskal gazteria jendartean kokatzen den kolektibo espezifikoa da eta euskal jendartea bezala kolektibo hau ere anitza eta zabala da kolektibo batez ari gara ez garelako arlo

gazteriaz ari gazteek osatzen dutena

arazo eta bizipen zehatzak dituen kolektiboa izateaz gain euskal herriaren bizitza politiko sozial eta ekonomikoaren garapenak

gazteak erpin ezberdinetako errealitateei aurre egin beharrean aurkitzen dira eta askotan honek sarri askotan

daramatza ikasketak enplegua etxebizitza lagunarte familia ingurua zein bikote harremanak sexualitatea

erabakitzeko gaitasuna aisialdia zein kirola azken finean bizitza burujabeak izateko garatu eta bizi ahalko dituzten eskubide eta erabakiez ari gara horregatik lanketa integrala

du izan eta horregatik euskal herria bildutik garrantzitsutzat jo genuen elkarrekin podemosek aurkeztutako legez bestekoan aterki

beraz eskerrak eman nahi dizkiegu erdibidekoa lortzeko lanean egindako esfortzuagatik eta hain zuzen

orokorrago aterki orokorrago batean kokatzeko dugun ardura amankomunari heltzeagatik emantzipazioaz ari gara bai

beraz gazteria zeharkako eran ez ezik modu zehatzean landu beharreko esparrua da aldaketa politiko eta sozialaren bidean motorra

eraiki eta bermatzeko zentzu honetan apustu garbia egiten dugu eaeko oraina eta geroa bermatuko dituzten politikak proposatu eta egikaritzeko haien parte hartzea haien iritzia haien lana ezinbestekoa izango delarik eta hain zuzen horregatik prozesu parte hartzailea

eta horregatik gazteei zuzendutako legea gazteekin batera sortzea da proposatzen dugun puntuetako bat gazteak pairatzen dabiltzan prekarietatea gainditzeko duten potentzialitate guztia baliatzeko egungo eta etorkizuneko jendarte solidario libre eta anitzagoa garatzeko

eta gazteriaren legea sortu behar dugu gazteen enplegu eta laneratzea laguntzeko berme bezala gazteria lege bat beraz beharrezkoa dela uste dugu

bermatuko duena aholkularitza eta zerbitzu integralak barneratuko dituena laneratzeko aukerak sustatuz ekintzaileei aholkularitza eskainiz formazio eskaintza bideratuz laguntza zein prestazio sozialak artikulatuz etxebizitza eskuratzeko aukerak erraztuz parte hartze efektiboa artikulatuz hau da emantzipaziorako aukerak irekiko dizkienak besteren artean lege honen osaketa

eduki beharko du hastapena aurreko legegintzaldian egondako ponentziak utzitako ondorioak jasoaz alegia prozesu parte hartzaileari ekingo diogu beraz

eta nola ez euskal gazteriaren kontseiluaren inplikazio zuzena bultzatuz beraz ezin dugu ukatu garrantzitsua dela euzko alderdi jeltzaleak eta psek aurkezten duten enplegu

eta gobernuak berak bide horretan lan egingo duela espero dugu eta ulertzen dugu aurkeztutako zuzenketaren zergatia eta halaxe aitortu genizuen

iruditu zaigu prekarietatea bizitza prekarioak lanpostu batekin konpontzen ez direla

prekarietatean sakontzen duten enpleguekin topo egiten dugulako askotan

kontuan hartu beharreko faktore eta eremu asko daudela uste dugu

erdibidekoa eta bide horretan urratsak elkarrekin ematea

geratuko gara eta eskerrak eman guztioi egindako

eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak
legebiltzarkideok egun on guztioi euskadi

euskal gazteriak daukan errealitate gordina euskadiko

baldintzak hauxe da bere egunerokoa hauxe da bere etorkizunaren aurrean aurkitzen diren panorama

guztiok bakoitzak bere posiziotik konpondu behar ditugun egoerak ez da erronka txikia ez da epe luzerako laga daitekeen

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideak egun on

eta nik esango nuke entzundakoak entzunda denok berdina uste dugula gazteriaren egoera dela eta gazteok

eta ondorioz gure herriak duen balore nagusienetako bat euzko alderdi jeltzalean betidanik izan ditugu pertsonak politika guztien erdigunean eta era berean gazteak gazte politiken ardatz beti entzuten dugu gazteak herri honen etorkizuna garela eta zu zeuk julen ere hori aipatu duzu baina nik esango nuke oraina garela

gazteon emantzipazioaren bidean etxebizitza formazioa enplegua eskura jarriz eta emantzipazio horren bidean etorkizuna garatuko dugu baina orainetik ez nuke esango gainera gazteak kolektibo berezi bat osatzen dugunik ez dut uste beste gizatalde batzuk baino babes handiagoa behar dugunik ez dut uste esne mamitan hazi beharreko katakumeak garenik baina egia da

krisi ekonomiko garaian gure lan esperientzia bermatzeko ikasketetatik lan mundurako salto horrek pauso bat atzera uzten gaituela eta horretarako instituzioak behar ditugula eta hor dauzkagu berrikuntzekin batera hazi izan gara teknologia berriekin hazi gara eta beraz interesgarria

eta gure taldeak uste du hori aprobetxatu behar duela gizarteak gazteon jardunari etekina ateraz eta bide horretan ari da

begi bistakoa du krisi garaian bizi dugun enpleguaren errealitatea ez zaigu inori gustatzen egia da espainiako gobernuak ezarritako lan erreforma

lana kalitatezko enplegua sortzeko politika aktiboak sustatzea da horretarako aurreko legealdian enplegu plana izan zen gazteak lan munduan dauzkaten zailtasunei aurre egiteko tresna garrantzitsuenetako bat bi mila hamalau bi mila hamasei enplegu planaren bidez

ekimenak hain zuzen enplegu plan horren helburuen artean aipagarria da enpleguaren alde lan egitea eta baztertuenei kasu honetan gazteei lan mundura hurbiltzen laguntzea

eta oraingo legealdi honetan ere hori da gure gobernuaren jarrera politika aktiboak sustatzea enplegua sortzeko lehendakariak bai hauteskundeetan eta bai orain ere

langabezia tasa ehuneko hamaretik jaistea eta gazte enplegu politika aktiboak sustatzea hori dela eta bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegu planak

argi dago gainera gazteriak eskatzen duena eta bi dira gazteok dauzkagun helburu nagusiak alde batetik gazte enplegua lortzeko aukerak hobetzea

eta pairatzen dugun prekarietate hori murriztea aurreko urtean

dokumentua aurkeztu zuen hemen legebiltzarrean eta bertan argi adierazten zuen gazteentzako enplegu plan bat martxan jartzerakoan sailen arteko koordinazioa behar zela gazteriari zuzendutako plan bat gazteria arloan egiten zela eta enpleguari eragiteko duen gaitasuna murriztu egiten zela eta ardura hori entzun egin dugu eta ez hori bakarrik gobernuak neurriak ere hartu ditu enplegu gizarte politika eta gazteria hori da gaur egun eusko jaurlaritzan daukagun sailetako bat eta hau ez da izan kasualitatea

gobernuak gazteriarekin duen konpromisoaren lehenengo pausua izan da

eta hori lehen pausua izan da baina ez da izan pausu bakarra gobernu honek bere

gobernua aurrera doa hartutako konpromisoekin enplegu eta gizarte politiketako sailean martxan daude enpleguarekin eta batez ere gazteen enplegua sortzeko politika aktiboekin

etengabeko lan horri aurrekontuen proiektuan ere gazteen enplegua sustatzeko hainbat partida txertatu dira eta gainera gazteria eta enplegu politika berriak eta programa

gehiago inbertituko dira aurrekontua bastante igoko delarik hor eta ez hori bakarrik

lan munduan laguntzeko eta egindako lanari esker aurrera goaz

urtean lanean ari diren gazteen portzentajea igo egin dira bi mila hamairuko datuekin konparatuta

behera egin du ehuneko hemezortzi koma batetik ehuneko hamabost koma batera iritsi gara

dena den argi dugu ezin dugula gaur egun ditugun datuekin konformatu ezta gutxiago ere baina aitortu beharra dugu hobera goazela egindako lanak bere fruituak ematen dituela eta hartutako neurriak ez direla txarrak izan horrek aurrera egiteko indarrak ematen ditu

gora egin dute bi mila hamairuko datuekin alderatuta eta gaur egun dugun egoera bi mila laukoaren antzekoa da krisi garaia baino lehenagokoaren antzekoa

ezin gara datu hauekin konformatu ez dugu uste oasi batean gaudenik kasu honetan eta uste dugu gobernuaren konpromisoa gai honetan argia dela

osasunak hezkuntzak aisialdiak eta beste hainbat eta hainbatek eta horretarako aurten laugarren gazte plana aterako da jaurlaritzak euskal autonomia erkidegoko beste erakundeekin eta hainbat

beraz gure taldean uste dugu gobernuari ezin diogula kolokan jarri gazteokin duen konpromisoa gure alderdian pertsona dugu helburu

beti aurrera inor atzean utzi gabe eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

tejeria andrea señor andueza

guztioi guztiok egindako ekarpenak eta hitzartzeak kontutan hartuta adierazten zen ideia batekin uste dut

egon gaitezkeela eta gaudela gai honek daukan lehentasunean gazteriak daukan prekarietatea lehen planoan jartzeak daukan

moldeetan edo formetan agian ados etorri ez garen arren nik uste dut bata eta bestea osagarriak direla ondo esan den moduan andueza jaunak adierazi duen bezala eta

sartuta dago jada enplegu plan horren ideia eta benetan egingo dugu esaten zenuten horretan horrekin geratzen gara

berehalakotasun batean beharrezko zerbait bezala ikusten dugu hori bai berriz ere diogu guretzako hurrengo urrats horretan plan integralago batean lege integralago batek ondo adierazten zen bezala beste hainbat kontu hartuko zituela

eta beraz gazteriak daukan prekarietate egoera integral horri aurre egiteko aspektu ezberdinetatik heltzea

jotzen genuela beraz bi bide eskutik helduta joan beharko dutenak ezta

baina positiboki baloratzen dugu etorriko den plan hori eta espero dezagun neurri zehatz eta konkretu eta

ez dugu zalantzarik jartzen eta lan egingo dugu horregatik baina bidean ere neurri edo epe labur batean bi mila hamazazpi amaierarako jartzen genuen lege proposamen batek ere bai aterki orokorrago hori ba emango diola ziurtzat jotzen dugu

ekarpen txiki bat egiten pozten naiz gazteok nolako parte hartzea izan dugun ere bai honen inguruko eztabaidan

hain gazteen taldean sartzeagatik baina bollainek eta gurrutxagaz ez hain gazte baina hiru gazteen arteko

oso beharrezkoak direla argi dago beste hainbaten parte hartzea ere bai beharko dugula baina benetan poztekoa dela eta

handitzen joango dela proiektu eta bide guzti honetan zehar beraz bueno ni horrekin ere bai geratzen naiz eta eskerrak eman ere
egindako lan akordio eta aurrerantzean etorriko den guztiagatik mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak gurrutxaga andrea zurea da hitza isiltasuna

eskerrik asko mahaiburu andrea beno nik ere bai etxebarrietak egin duen moduan gaurkoan

egiteko aukera izatea eta gehienak gazteak izatea debate honetan balorean jarri nahiko nuke eta nik uste dut hori gizartean ere barneratu behar dugula gazteok

herriari emateko ekimenari erreferentzia egiterakoan egia da berria naizela legebiltzarrean baina bollain jauna zuk aurkeztutako hasierako ekimenak egia esan ez zeukan ez hanka ez buru nik uste dut ez zela

ez zeukan formarik justifikazioa irakurtzerakoan egia da ikusten zela enpleguak eta gazteriak duen egoerak kezkatzen zaituztela baina

nik uste dut eh bilduk aurkeztutako ekimenak fabore bat egin dizuela eta hor topatu duzuela legea

aurrera egin dezakegu gure ekimenean zeren gureak ez zuen formarik eta orain legeaz hitz egitean ahoa betetzen zaizu

eta ez dut ulertzen nola hain garrantzitsua iruditzen zaizun gauza batetan ez duzun hasieratik hori balorean jarri

kontsekuente izateko eskatzen diguzu guri baina lege bat bi mila hamazazpian lege proiektu bat aurkeztea

bestalde eh bilduren zuzenketa irakurtzerakoan nik uste dut guri gertatutakoaren antzeko gertatu zitzaizuela

hori da gure desberdintasuna fondoa berdina da berdina uste dugu

legearekin egin behar denik uste ez dugu legeak dena konpontzen duenik uste pentsatzen dugu momentu honetan gazteriak bizi duen egoerarekin politika aktiboak eta programa arinagoak martxan jarri behar ditugula eta aurrerago ikusiko dugu zer egin baina orain ez dugu ikusten eta zuek aldiz aterki moduan hartzen duzuela legea nik uste dut fondoan ados gaudela formak direla ez ditugunak bateratzen

sozialistei behartu egin diegula gure erdibidekoa sinatzen agian arazoa da zuk horrela jokatzen duzula eta uste duzula beste guztiok ere

guk ez dugu inor behartu behar ezer sinatzera bakoitzak ikusten du zer sinatu eta bukatzeko argi utzi nahi dut berriro ere bai gazteok garela herri honen etorkizuna orain ere bagarela geroa eraikitzen gaude eta gure

etorkizuna eraikitzeko eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga andrea
amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hogeita hamazazpi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

eusko jaurlaritzak gizarte ekonomiari buruzko komunikazio bat egitearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

nada más y muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos zabala andrea zurea da hitza

egun on guztioi ez da lehenengo aldia ganbera honetan ekonomia sozialaren gaia tratatzen dena gaur popularren

eta barrio jaunak esaten digu eskatzen diola eusko jaurlaritzari euskadiko gizarte ekonomiaren egoera aztertu

dituen beharrizan eta erronka berriak identifikatzea eta gizarte ekonomiako enpresek enplegua sortzen eta ekonomikoki hazten gehiago egin ahal izateko sustapenerako eta hedapenerako ekimen

emango duena beraz eskatzen dio eusko jaurlaritzari

ekonomikoko batzordean tratatu ahal izateko dirudienez talde parlamentario guztiak batzuk beste batzuk baino

komunikazio hau beharrezkoa dela uste dugu haatik elkarrekin podemos talde parlamentariotik gustatuko litzaiguke hausnarketa egitea ekonomia sozialaren inguruan zer ulertzen dugun zuen jakiteko

joanez gero justizia eta lan departamentuaren barnean

bideratzeko printzipio batzuk aipatzen ditugu printzipio horien artean aipatu nahiko nituzke hiru hauek hiru edo lau hauek

la crisis económica horregatik guztiagatik esan nahi dizuedana da hau guztia hobeto

eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea zurea da hitza

argi dugu gizarte ekonomiak gure herrian duen garrantzia eta

eta jokatuko duen papera azken urteetan krisi sistemikoak gogor jo duen urte hauetan

eta ez dugu oso urrunera begiratu behar adibideak aurkitzeko baina nahiz eta batzuentzat porrot horiek eta horien atzean zeuden jarduera moduak

izan argi geratu da gizarte ekonomiak hobeto aurre egin diola orokorrean krisiari izatez krisiak berak gizarte ekonomian bide ezberdinak zabaltzea ekarri du ere langile askok kooperatibetan

adibidez aurkitu dutelako lana izateko aukera lana eta pertsonak sistema ekonomikoaren erdigunean jartzen dituen eredu honetan eredu kapitalista klasekotik aldenduz

irabazia diren zentroa bizi izan dugun krisi sistemikoak ere balio behar digu jada gizarte ekonomiak egiten duen moduan merkatua gizartearen kohesioa eta interes sozialaren mesedetan jartzeko ordua da

agerian uzteko eta eragile ekonomikoen izaerari dagokiola ere hau da bultza ditzagun pertsona enplegu duina

eragile ekonomikoak eta ez bestelakoak espekulatiboak adibidez askok egiten duten moduan gizarte

gizarte ekonomiako euskal behatokiaren datuen arabera bi mila hamalauan biztanleria okupatuaren ehuneko sei koma hamabia

eta hau bereziki nabaria da eaeko hainbat eskualdetan non berdintasuna

hainbat eragilek osatzen dute eta hortaz haien beharrak eta erronkak gureak dira haien errealitatea ezagutzea funtsezkoa da

legeak hartu beharreko neurriak norabide egokian izan daitezen

elkarrekin podemos como al grupo eh bildu nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urrutia

legebiltzarburu andrea sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on denoi ziur nago gaurko gaiari dagokionez denok gaudela ados gizarte ekonomiak gure herrian izan duen eta duen eraginaz

ausartuko nintzateke gure ekonomiaren ardatz nagusietariko bat osatzen duelarik gure taldeak urte guzti hauetan

bere ikuspegia aipatua du gizarte ekonomiari buruz baina gaurkoan gizarte ekonomiaren komunikazioen inguruan ari garela gure ikuspuntua komunikatu helarazi nahi genizueke berriro kooperatibak eta lan sozietateak gizarte ekonomiaren protagonista nagusiak dira enpresa egiteko eredu desberdin bat dira

eta demokratikoagoak kudeaketa eta kontrolean gainera gizarte kohesio

enpresa hauetan pertsona benetan da protagonista baliabide materialak kapitala bezala tresnak dira eta pertsonen zerbitzura bideratuta daude hortaz euzko alderdi jeltzalearentzat gizarte ekonomiako erakunde mota hauen garapen integrala bereziki garrantzitsua da lehendabizi

eskaini beharreko arreta berezia aipatu gura genuke batere arrotz ez dena gure herrian aitzitik oso sustraitua baitago gure artean

gaurko honetan goraipatu nahi nuke kooperatibak lan sozietateak eta oro har gizarte ekonomiaren enpresak burutzen ari diren ahalegin handia sakrifizio askokoa

egoera ekonomiko zail batean euren jokabideak guztiontzat kontuan hartzeko erreferentzia osatu beharko luketelarik

euskal kooperatiba sektorearen zein gizarte ekonomiaren gainontzeko adierazpenaren garapena bultzatzeko borondatea erakutsi gura nuke gure eskumen markoak

enplegu duin eta tokiko garapenaren zein eredu ekonomiko ezberdin baten bidez pertsonetan oinarriturikoa eta prest dagoena bere erantzukizunen jabe izateko

diseinaturiko malgutasun handiagoko enpresen sorreraren bitartez eta azaltzen jakingo dutenak euren gaitasuna aurrera ateratzeko baita ziklo ekonomikoetako

langileen parte hartzean funtsaturiko enpresen erantzukizun sozialaren defentsarekin

aurrez aipaturiko guzti hori dela eta konfiantza osoa daukagu san jose sailburu andreak sailaren jarduera ildo nagusiak azaltzeko urtarrilaren hogeita hamaikaean buruturiko agerraldian esandako hitzekin beraz zioen sailburu andreak

partzuergoetako operazio sareen eraketa babestuz euren jarduera gaitasuna irmotzeko asmoz hala ere eta gaur eskuartean darabilgun proposamena oso formala bada ere

beste legegintzaldi batzuetan aurkeztutako antzerako ekimenekin egin dugun bezala jarrera konstruktibo bat azalduko dugu

eta horregatik sinatu dugun erdibideko mozioa ekonomia mota honen ezagutza garapen eta aurrerapenean jarraitzeko konpromisoa berrezten duena eta

aurkeztu dezala komunikazio bat egoera aztertu eta baloratuz

horrela gaurko interbentzioa gizarte ekonomiarekiko gure konpromisoaren berrezpenerako nahi nuke aprobetxatu bere osotasunean dagokion aitorpena eskainiz

hark kooperatibismoaz esaten zuena partekatuz eta gizarte ekonomia osora zabalduz kooperatibismoa gizarte ekonomia esan genezake guk

tresna egoki bat da bizitza ekonomiko eta sozialean bere ontasuna inork leial eta zintzoki eztabaidatu ezin dezakeena gehienen onarpena duten ideal batzuk

ezin dugu aipatu eta goraipatu gabe utzi talde lana esku hartzea erantzukizun soziala eta osatu eta ezaugarritzen duen justizia banatzailea baina une honetan

balore hauek bereganatuz balore guzti hauek daramatzaten eskubideekin

kasu bakoitzean hartu beharreko erabakiak burutzera eta

nabarmendu nahiko nuke aipatu gura ditut hemen gizarte ekonomia bezala izendatzen ditugun era ezberdinak ekonomiak gizatiartzen humanizatzen laguntzen digutelako euren ardatz nagusia pertsonek eta euren lanek osatu eta emaitzen zain gelditzeaz haratago gizarteari

hori de la eta balore hauek gure gizartetik desagertzen ari direla hainbeste kexatzen garen honetan guk ere

saiatu behar genuke baliarazi zein euren helarazpena ahalbidetzen horregatik gure helburua gizarte ekonomiaren baliabideak bultzatzea da balore horiek sustatu eta euren erantzukizunak eurenganatzen dituzten pertsona guztiak lagundu eta babestu horretarako aipatu helburuak erdieste aldera

eta horrexegatik eman diogu besteak beste baietza gaurko proposamenari

balio tradizionalekin izan ere bertan gure herrian nazioartean ezagutzen den eta aitortu den esperientzia bat sortu eta garatu da

ekonomiara eta gizartera aplikatuta euskadi gehiago eta euskadi hobea egitera laguntzen duena bai ekonomikoki eta baita sozialki ere horri gehitzen baldin badiogu gaur hemen kultura sozial eta ekonomiaren balio tradizionalekin ez ezik

oso formala bada ere herri akordioaren bidean ipintzen ari gaitezke

langileriaren obrerismo eta tradizio liberal kontserbadoretik gatozenon akordioa alegia

gizarte ekonomiak gure herrian dituen adierazpen anitzetan duen garrantziaz jabeturik bere konpromisoa berrezten duena ezagutzan garapenean eta aurrerapenean lanean jarraitzeko batzuk beti ekintzak eskatzen eta aurkezten aritzen dira baina ekintzak ideiak eta egitasmoak adierazten dituzten hitzetatik irteten direnean eta hitzetan akordioak ematen direnean bidea errazago eta irekiago izaten delakoan gaude

eskerrik asko urrutia jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zabala anderea zurea da hitza

berriro ere egia da barrio jauna gauza askotan ados gaudela hala eta guztiz ere ezin gara ados egon inbertsioarekin eta aipatuko dizuet ekonomia sozialaren agenteekin bildu ginenean erakutsi ziguten urtez urte

inbertsioa hau da dotazio ekonomikoa hemen daukat

bildu ziren alderdi guztiekin eta suposatzen dut alderdi guztiek edukiko dituzuela

gutxitu egin da diru kopuru hau eta bi mila hamaseigarrena urtean denek edukiko duzue esan dizuedan bezala hiru milioi

noski jarrera eraikitzailea eduki badaukagu eta nahiko genuke adostasun batera heltzea

erdibideko zuzenketa honetan baina datu hauekin ezin gara ados egon ezin gara ados egon

zeren eta jarrera eraikitzailea bat edukitzeko koherentzia eduki behar da eta koherentzia edukitzeko

eta lana sortu nahi baldin badugu dirua inbertitu egin behar dugu eta noski zaindu egin behar ditugu gure enpresak zeren jakin badakigu

hasi zirenean ekonomia soziala eta solidarioa sustatzen zorionez euskadi aitzindaria izan zen eta aitzindaria jarraitzeko izaten

mugimendu kooperatibo ordezkariek esaten digute beraien kezka azaldu ziguten eta guk noski kezka hori zuei galdera

gustatuko litzaidake zuek erantzutea murrizketa hau zergatik egiten den eta noski jakin badakit oso ondo

kontuak horrela izanda ezin dugu adostasun horretara iritsi mila esker eskerrik asko zabala
anderea eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko pinedo andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urrutia jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea

asmoa daukat baina zenbait gauza ñabartu nahi nituzke lehendabizi zabala andrea

honek garapen ekonomikoan egon beharko lukeela

baina dakidana da ez dagoela eta gizarte ekonomiaz ari garenez

eta zirkunstantziek gai hau lana eta justizia sailean ipintzen dute eta gainera nik uste dut sail honek lana eta justizia sailak

tratatzeko lana eta justizia gero beno diru laguntza inguruan egiten duzun argudio hori baietza ez emateko eta abstenitzeko iruditzen zait

ez dela behintzat oraingo aurrekontuen egitasmoak islatzen dutena baina

pinedo andreari esango nioke entzuten aritu naiz

erabat sinatuko nuke zuk hor aipatu duzuna baina berriro toki berera noa ziur aski denok dauzkagu geure mugak ezta eta orduan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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa momentu honetan eteten dut osoko bilkura